bakoitza zuen eser lekuetan eseri mesedez lehenik eta bein

aprillaren ogeita um bozketak erabakia edo bozeramaile batzordean hartu genuen erabakia bozketak

ez da horrela izango gai bakoitzaren ondoren bozketa

gai zerrendako lehenengo puntua legegintzako dekretuaren proiektua euskal autonomia erkidegoko natura kontserbatzeko legearen testu bategina onartzen duena eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andereak dauka hitza

lehendakaria legebiltzarkideok testu bategina bat azaltzera natorkizue beraz

eta horrela saiatuko naiz eusko herriko natura babesteko ekainaren hogeita hamareko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea aldatzeari buruzko urriaren hamareko

jatorria topatu behar dugu arabako biltzar nagusian lege proposamen batean

aldatzea azken xedapenetatik lehenengoa dio jaurlaritzari baimena ematen zaio lege hau indarrean sartu
eta sei hilabeteko gehienezko epean testu bakar bat isiltasuna mesedez testu bakar bat

honako hauek batzeko euskal herriko natura babesteko ekainaren hogeita hamareko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea lege hori aldatzen duen martxoaren hamaikako bat

lege hau bera testu bategina onestea natur zaintza euskal herriko natura zaintzeko aholku batzordearen ardura izango da eta testu bategina aipatu legeak testu bakarrean bateratzera eta beharrezko artikuluak kapituluak eta xedapenak berriro izendatzera mugatuko da hala nola

beraz testu bateginean bateratutako legeak honako hauek izan dira martxoaren hamalauko

euskal herriko natura babesteko legea aldatzen duena martxoaren hamaikako bat

martxoaren hamazazpiko bi barra bi mila hamaika ehiza legea natura babesteko legearen zenbait artikulu indargabetu zituen

euskal herriko natura babesteko ekainaren hogeita hamareko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea aldatzeari buruzkoa
isiltasuna mesedez zeintzuk izan dira beraz egindako aldaketak artikuluak berriro zenbatu

bis eta ter artikuluak txertatu ehiza legea hirurogeita bederatzigarrena artikuluak indargabetu zuen hurrengoak zenbaki bat

nekazaritza eta arrantza sailari egindako aipamenak ordezkatu orain natura baliabideen antolamenduan eta naturaren kontserbazioan eskumena duen saila

genuen isunak eta eurotara pasatu egin ditugu hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatu egin dugu ere

ehizari buruzkoak direlako eta ehiza legean araututa gelditzen direlako xedapen iragankorrak bateratu

barra bi mila hamairu legeak ezarritakoak eta akats batzuk zuzendu

artikuluaren aipamena txarto eginda zegoen eta tramitazioa nahiz eta testu bategina izan nahiko luzea da ere eta tramitazioa honako hau izan da hasieran agindua egin genuen bi mila hamairuko azaroan

baita saileko aholkularitza juridikoaren aldeko txostena baita natur zaintzaren txostena eta martxoan ogasun eta finantza sailaren aldeko txostena eta cojuaren aldeko txostena eusko jaurlaritzak onartu zuen

hamabostean eta bai zuen baimenarekin gauza bat aipatu nahiko nuke

eta da hizkuntza arloko egokitzapenak testuaren aldaketarik garrantzitsuena nire ustez hizkuntza egokitzeko izan da

ivap lankidetzan egin dugu eta idazketa elebiduna egin dugu estrategikoa jotzen dugu aspaldiko lege testuen

oraingo eta aspaldiko terminoak bat egin dezaten horrela lexiko arruntaren idazkera eguneratu euskaltzaindiaren hiztegi batuaren arabera terminologia espezializatua eguneratu

finkatutakoaren arabera eta baita erakundean izenak eguneratu eta bateratu lan hau

eta hainbat tokitan ekimen horri erreparatu eta euskara zaharkitua duten testu batzuk eguneratze lanak ekingo diote besterik gabe eskerrik asko

azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da eztabaidatzeko eta bere osoan bozkatzeko aldeko turnoan norbaitek parte hartu behar du aurkako txandan ere ez ba bototara jarriko dugu

hogei abstentzio ondorioz onetsita gelditzen da euskal autonomia erkidegoko natura kontserbatzeko legearen testu

duen legegintzako dekretua orain boto azalpenen txanda maneiro jauna ez du hitzik hartu behar carmen lópez de ocariz zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal talde sozialistaren ordezkaria den rojo andrea zurea da hitza

bai lekutik soilik gure bozkaren zentzua azaltzeko eta esateko

hobe dela testu bateratu bat edukitzea natura babesteko legearen

urtean onartu zela eta gerora hainbat aldaketa egin direla eta testu bateratu baten hobe baina ezin gara soilik geratu alde formalean

dutenak azaldu duten bezalaxe azken aldaketa arabako batzar nagusiak egindako eskari baten harira egin zen eurek eskatzen zuten zehatz mehatz frakinga

debekatzea eta guztiz kontrakoa onartu zen ganbara honetan uste dugu hori iruzurra egitea izan zela azaldu dugu zein izan zen gure jarrera eta gaurko honetan gure abstentzioa hortik

natura babesteko legearen testu bateratu bat bai baina edukin horrekin ez gaude bat guretzako azken aldaketa horrekin natura babesteko lege bat

legalki ustiatzeko lege batean bihurtu zelako eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

gai zerrendako bigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako lege proposamena zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legea

jaurlaritzaren legeari buruzkoa aldatzen duena aintzat hartzeari

eta horren bestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nortzuk parte hartu behar dute

denak oso ondo ba damborenea jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea egia esan ibilbide handirik ez

hona ekarri digun zera honek lege proposamen honek baino nik bai zertzelada batzuk edo apunte batzuk egin nahi ditudala zeren harridura

behar baldin badugu harridura sortu zigun hasiera batean partidu popularraren lege proposamena ikusi genuenean harridura ez genuelako ondo ulertzen zertara zetorren izan ere bi mila hamairuko azaroaren hogeita batean hementxe bertan eztabaidatu zen

erkidegoan maneiro jaunak erreferentzia egin dio gardentasun lege bat onartzeko ekimena eta hau bertan behera gelditu zen nahiz eta

ppren orduko jarrera ez zen aldeko bozka ematea gardentasun lege horri alderantziz baizik pnvrekin partidu sozialistarekin

batera harridura sortu zigun ere bi mila hamairuko abenduan diputatuen kongresuan ppk horrelako proposamen bati ezezkoa eman zionean han kontra hemen lege proposamena orain buelta dator

beraz ez dakigu zer puntutaraino benetako borondaterik dagoen

hitz egiteko gardentasuna hitza hain zuzen lege proposamenaren

hasieran azaltzen den hitza delako horrela justifikatzen baitu esan dudan bezala ppk ekimen hau porque entendemos la transparencia

oso txikiak izan arren emateko baina zuek prest zaudete demokratikoa aldatzeko eta politika beste era batez egiteko izan ere gure ikuspuntutik hauxe da gakoa hauxe da muina eta gardentasuna batez ere gauden momentuetan eta gaur egungo koiunturan erabatekoa izan behar du hobe da gardentasunean gehiagotik pasatzea gutxiagotik baino zeren eta gizarteak herritarrek horixe ari dira eskatzen orain

ikusi besterik ez dago madrilen onartu berri duzuen gardentasun legea lehenik eta behin ez direlako errespetatzen euskal herriko subiranotasuna nahiaren esparruak murriztuta eta ukatuta daudenak

bestetik herritarrek duten informazio izateko eskubidea

lehenengo eta behin informazioa boterea da beraz zenbat eta gehiago partekatu informazioa are eta demokratikoagoa da gizarte bat

egindako plenoan askotan informazioa ahalbideratu beharrean oztopoak eta mugak besterik ez dira jartzen eta hau ez da bidea

sinesgarritasuna gardentasunaren hirugarren elementua gure ikuspuntutik sinesgarritasuna da

azaroaren plenoan maroto jaunak esaten zuenarekin gardentasuna

loturik dagoela sinesgarritasuna irabazi egin behar da gaur egun herritarren sinesgarritasuna politikarekiko eta politikoekiko maila

deskonfiantza oso handia da espero dezagun gaurko adostasuna legebiltzar honetan landuko den administrazio publikoaren

legerako urrats bat izan dadila espero dezagun gardentasuna ez dadila izenburu polit batean gelditu

hau da aintzat hartzea ahalbideratu egingo dio

legebiltzarkideen lana erraztu duelako askotan edozein delarik gobernua zailtasunak izaten baitira bertako dokumentuak eskuratzeko eta bai birtualitate hori daukala gure ikuspuntutik benetako eztabaida

ez da lege honen bidez ixten besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi

eta gure taldeak aldeko botoa emango dio alderdi popularrak aurkeztutako lege proposamen honi nire aurretik berba egin duzuenok jadanik gogoarazi diguzue

eta gainera proposatzaileak eta beste talde batzuek ere edukia aztertu duzue beraz ez naiz

madrilen esandakoarekin koherenteak izanik jaurlaritzak oniritzia eman dio lege proposamen honi baina ez da hori ordea ekimen honen alde bozkatzeko arrazoi inportanteena funtsezkoak diren beste arrazoi bi eta hemen jadanik esanda daudenak lehena jaurlaritzak legebiltzarrak egindako lanari dion errespetu osoa

legebiltzarraren lana hobetzen lagun dezaketen neurri guztiak hartzen ditu urkullu lehendakariaren gobernuak eta bigarren arrazoia jaurlaritzak gardentasunean aurrera egitea ahalbidetzen dituen baliabide guztiak aintzat hartu

iniciativa será superada por la futura ley gobernu irekiaren hiru zutabeak gardentasuna parte hartzea eta elkarlana dira

jaurlaritzak gobernu irekiaren aldeko apustu irmoa egiten duela gure taldeak eskertu eta babestu egiten du gobernuaren jarrera ezin ahaztu dugulako gardentasunak eta parte hartzeak ekarriko dutela herritarrek
berreskuratzea besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko
andrea erantzunen txanda pasatuz damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna mistoa maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar

euskal sozialistak ez du hitzik hartu behar agirrezabalak bai

eskerrik asko agirrezabala jauna otadui andreak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu da eta bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai aintzat hartzen da lege proposamena gai zerrendako hirugarren puntua honako mozio hauek batera eztabaidatu eta behin betiko

donostiako kultur hiriburutzako proiektuaren egungo egoera larriari buruz

aurkeztua donostia bi mila hamasei hiriburutzari buruz sémper jauna zurea da hitza proposamena aurkeztu eta aldezteko

de la presentación de esta moción muchas gracias eskerrik asko sémper jauna corcuera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko corcuera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza

eskerrik asko eta egun on guztioi lehendakaria sailburuak

eh bildun uste dugu gaurko bi mozioek zentzurik ez dutela kontuan hartzen baldin bada pasaden apirilaren hogeita bederatzian donostiako udalean

onartu zela non talde politiko guztiak esan den bezala adostasun batera heldu ziren alderdikerien gainetik egitasmoari babesa bultzada eta egonkortasuna emateko eta egun batzuk geroago jaurlaritzak ere proiektuarekiko

arreta galdu barik horrez gain legebiltzarrean ere otsailaren hogeita zazpiko osoko bilkuran aho batez onartutako erdibidekoak egitasmoari babesa ematen zion eta injerentzia politikoa baztertu egiten zuen

horretara helduko ginela hau da talde politiko guztiok gaurkoan ados jarriko ginela proiektuaren aldeko adierazpen instituzional bat aurrera ateratzeko baina azkenean eh bilduren nahiz eajren nahiaren kontra ez da posible izan tamalez horregatik hain zuzen heldu diogu horri gure zuzenketan hau da bertan eskatzen duguna da donostiako udalaren erakunde adierazpena legebiltzarrak ere bere egitea eta

ahalmenera egokitzea jarraitzen dugu pentsatzen donostia bi mila hamasei hiriburutza proiektua sekulako aukera dela donostiarentzat eta euskal herriarentzat eta ordea eremu politikotik ematen ari garen irudia nire interbentzio guztietan esan dudan bezala tamalgarria da eh bildu udal gobernura heldu zenetik mesfidantza izan da donostia bi mila hamasei egitasmoa busti duen olatu bakarra

talde politiko batzuen partetik eta horrek ere talde teknikoaren eta egitasmoaren higaduran bere eragina izan du juan karlos izagirre alkateak gardentasun osoz onartu ditu egindako akatsak komunikazioari edota egonkortasunari esaterako eta era berean garbi adierazi du bere esku dagoen guztia egingo duela orain dela hiru urteko ilusiozko eta batasun irudi hori berreskuratu eta

honetan denok dutelako kabida eta inor soberan ez dagoelako hori baita egitasmoaren ardatza bestalde adierazi berri du ekainean izango den hirugarren urteurrena abagune polita izan daitekeela proiektuaren sorreran protagonismo berezia izan zutenak lehen planora itzultzeko eta ildo horretatik alkate ohiari

luzatu die egitasmoan bere ekarpena egin eta parte har dezaten aitortu behar zaielako denona den egitasmo hau eurena ere badela eurak izan zirelako

horiek alkatearen hitzak eta gonbita besarkada berrietarako bidea ireki nahian mozioetan sarturik ppko ordezkari borja sémperri esan nahi diot zuzendaritza berria bruselaseko irizpideei jarraiki izendatuko dela adierazi duela berriki alkateak hori batetik betiere zalantzan jarri gabe orain arteko edota

teknikoen profesionaltasuna eta bere interbentzioan bai esan duela lagun batek esan omen ziola edo esan omen diola

hasieratik ezker abertzaleari edo eh bilduri kasu honetan proiektua edo alkateari proiektua ez zaiola interesatu eta nik esan nahi nioke

funtsik gabeko informazioa dela eta kontrastatu beharko lukeela eta kontrastatzeko modurik egokiena dela

hitz egitea jakiteko benetan zer apustu egiten duen proiektu honen alde eh bilduk pseren ordezkari

legebiltzarrean nahi beste agerraldi eskatzeko aukera dagoela eta bestetik legebiltzarrean

zehazten zela sailburua gutxienez bilkuraldi bakoitzean behin etor dadila informazioa ematera orduan

mozioari ez genion zentzurik ikusten aukera egon badagoelako nahi beste agerraldi eskatu ahal izateko

nahi beste informazio eskuratu ahal izateko zuzenketei dagokielarik upydren zuzenketa ez dugu partekatzen inolaz ere lehen puntuan darabilen konfrontazio hizkuntzagatik egitasmoari inolako ekarpenik egiten ez diona

hain zuzen edota egungo talde teknikoaren profesionaltasuna ezbaian

besteak beste etxe honetan behin eta berriro erakutsi duen bezala eh bildutik datorren guztia sistematikoki argudiatzen duela edota esaterako matias mujika idazlea

hartzean euskara eta euskal kulturaren aurkako jarrera xenofoboagatik ezaguna dena norabide aldatuz esatea eajren zuzenketarekin guztiz bat

eta bestetik proposatzen du sailburuak legebiltzarrak eskatzen dion bakoitzean informazioa

etor dadila orain artean egin bezala laburtuz kultura esparruan jarduteko tresna da donostia bi mila hamasei baina era berean arlo sozialean ekonomikoan

hizkuntza eta kultura gutxituen defentsan kulturen eta herrien europaren aldarrikapenean elkarrizketan kultura aniztasunean eta pertsona guztien giza eskubideen defentsan besteak beste ildo horretatik eh bilduk uste du

babesa jaso eta borroka politikotik kanpo uzteko bide horretan erdibidekoa sinatu dugu eaj eta gure artean erdibideko horretan

otsailaren hogeita zazpi osoko bilkuran diskurtsoan esan dudan bezala erdibidekoan donostia bi mila hamasei proiektuari adierazitako babes osoa berrestu egiten du eta bere ibilbidea era arrakastatsuan egiten lagunduko dio hori batetik

hogeita bederatzian donostiako udal osoko bilkuran onartu zen adierazpen instituzionalari hori gure erdibidekoa

ez gatoz guztiz bat orduan gurearen alde egingo dugu

handiko datu bat aipatu barik berriki unescoren ondarea babesteko aholkularitza nazioarteko organoa denik icomos erakundeko presidente ordeak eta arkitektuak adierazi egin du bellas artes jauregia

nazioarteko alerta bat piztuko dutela eta horrek donostiaren irudia eta

hiriburutza egitasmoak kaltetuko lituzkeela eta

sinestarazi nahi izan den bezala beraz premiazkoa da talde guztiok horren alde lan egin dezagun momentuz udal gobernuak jaurlaritzari jauregia monumentu izenda

adierazpen instituzionala proposatu du datorren udal batzarako eta eh bildutik espero dugu proposamenak aurrera egitea

eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea mistoa upyd maneiro jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi lehendakari sailburua

hitz egingo al dugu hemendik aurrera donostia bi mila hamasei proiektuaren gainean aurrera egin dezan

oker eta bihurri gertatu dira inolako mesederik egin ez diotenak gertaerak izan dira bizi izan ditugunak desbideratu egin dute muina

galdera horixe bera egiten zuen miren azkarate sailburu ohiak aurrekoan argitaratutako artikulu batean eta berak bi bide ikusten zituen aurrera begira

horrela jokatzea gaur hemen horren adibiderik ikusi ahal izan dugu

baina esaten zuen azkarate andreak zer irabazten da horrekin kultura hiriburutzak behintzat ezer ez izatekotan okerragora egitea horixe esaten zuen zinegotzi jeltzaleak eta erabat ados gaude horrekin eta beste galdera bat ere egiten zuen

eta hori al da nahi duguna atzera egitea guk behintzat ez

fundazioa osatzen duten lau erakundek azaldutako konpromisoarekin bi mila hamaseiko egitasmoa sustatzen jarraitzeko alegia uriarte sailburuak adierazi bezala

parte hartzea derrigorrezko elementu bihurtzen dira bigarren bide hori zuzena da esaten zuen azkarate andreak bere artikuluan

eta horrelaxe egiten zuen kezka bai baina kezkaren gainetik mezu baikorra oraindik badago astia garaiz gabiltza lau erakundeak

alderdikeriak baztertuaz donostia bi mila hamaseian europako kultura hiribuetarako bat izateak duen balioa aintzat hartu eta euskal herri osoarentzat onuragarri bihurtzeko

baina donostiaren bitartez herri oso baten kultura hizkuntza bizikidetzarako ahalegina indarkeriarik eza eta adiskidetzea aniztasunean oinarritutako berdintasuna

hirigintza hiria eta natura eta beste hamaika gai erakutsi behar dizkiogu europari herri oso baten ordezkaritza izango da donostiak hurrengo hilabetetan egin beharreko bidean bi mila hamaseian zehar eta baita ondorengo urteetan ere eta horrek esan nahi du

proiektuek kontuan hartu beharko dituztela gainerako lurraldeak ere lankide

arabak nafarroak eta iparraldeak beraz jarrera antzuak alde batera utzi behar dira eta babes osoa eman donostia bi mila hamasei proiektuari aztertu beharrekoak aztertuta eta egin beharreko kritikak eginda

badagokio eusko jaurlaritzak donostia bi mila hamasei proiektuarekin konpromisoa sendoa adierazi du pasadan astean ere lehendakaria donostiako alkatearekin batzartu zenean orain sei egun urkullu lehendakaria cristina uriarte sailburuarekin batera

proiektua aztertzeko eta ondoren uriarte agertu zen komunikabideen aurrean proiektua aurrera

uriarte sailburu andreak eusko jaurlaritzaren sostengua transmititu zuen eta aldi berean esan zuen gauzak ondo egin

lasaitasun leialtasun profesionaltasun eta beharrezkoa den anbizioarekin lan egin behar dugula erakunde guztiek eta ahalik eta adostasun sozial eta politiko zabalena lortzeko serio lan egin behar dugula horixe esan zuen hiriburutzak arrakasta izan dezan ardura
fundazioko patronatua osatzen duten erakunde guztia delako isiltasuna mesedez

bukatzeko azkarate sailburu ohiaren artikuluaren azken hitzak aipatu behar ditut

bere iritziz ondo baino hobeto adierazten dutelako zer dagokigun bi mila hamaseiko egitasmoaren auzian ere

ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna corcuera andrea zurea da hitza

yo no le pido más muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkaria breñas andrea zurea da hitza

beno labur labur hasteko

borja sémperri esan nahi nioke jakina autokritika egitera garrantzitsua dela eta

alkateak onartu dituela orain artean egindako akatsak esan daiteke komunikazioari begira taldearen egonkortasunari begira akaso ez da

espero duzun mailako autokritika

inportantea dela bigarrenik bat nator zurekin

indarrak jarri behar direla hemendik aurrerako bidean eta hor hitza hartzen dizut eta eh bildu bide horretan dagoela jakinarazten dizut

esatea guk ez diogula inolako beldurrik

eta eman beharreko informazioa ematea uste dugu

horretarako aukera ematen duela eta ez dagoela inolako arazorik informazioa eskuratzeko hori gure ikuspegia eta bigarrenik esatea talde teknikoa ez dela desagertu hor gertatu dena izan da otsailetik hona

uko egin diola zuzendaritzari baina talde teknikoak lanean jarraitzen du izan ere horren ostean agertu ziren agerraldi batean

hogeita bost teknikari proiektua babestuz eta defendatuz orduan talde teknikoa ez da desagertu

upydren ordezkariari esatea

ez du esan nahi gaiaz ez dela hitz egingo

ba beno adostasuna topatze aldera eta gaia beste

hitz egingo orduan eskatu nahi nizuke ez manipulatzeko

batetik ez dudalako esan gaiaz ez hitz egiteko edota bestetik ez dudalako esan sailburua ez etortzeko ona informazioa ematera beraz zure estrategia da uneoro hitz batzuk

zure interesetarako garbi utzi duzu zure interbentzioan zein den

donostiako udalean eh bildu gobernuan egotea horri deitzen zaio sektarismoa eta egiten duzuna da

kulturalaren erabilpen politikoa egitea kasu honetan eh bilduren kontra egiteko besterik
eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

sémper eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko presidente andrea señor sémper

bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zazpi bai hemezortzi ez bederatzi abstentzio ondorioz onartuta geratu da

gai zerrendako laugarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiaren etorkizunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda mistoaren ordezkari den maneiro

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandaraz pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

egun on denoi eskerrik asko legebiltzarburu anderea lehendakari

orain pprekin batera ez dugu kontsideratzen ekimen eraikitzaile bat denik ez da ekimen bat positiboan aurkezten denik aintzat hartzen dute garrantzi gutxiko gertaera bat tangentziala

eurena den aldarrikapen bat edo interes konkretu bat anplifikatzeko aholkulari baten konfidantza galera aprobetxatu dute zalaparta ateratzeko izan ere

gutun baten inguruan egindako kudeaketa txarrarengatik izan zen edo gobernuaren biktimekiko keinu faltagatik ote zen berak salatu zuen moduan orain ekartzen den proposamenean esaten da ekipoa aldatu behar dela pertsona solbenteak edo prestigiodunak sartu behar direla ez ditugu

gauzatu behar dituzten pertsonak epaituko are gutxiago aholkulari berriak euren eginbidea oraindik ez dutenean hasi diseinu politikoa aztertu eta baloratuko dugu

bizikidetzaren planari egin genizkion gure kritikak zirriborroa aurkeztu zenean arduratsu jokatu genuen

identifikatuz esan genuen planaren elementu batzuekin ados geundela baina beste batzuekin

eragozpenak genituela horren arabera gure emendakinak aurkeztu genituen ere alderdiok luzatutako emendakin horiekin zirriborroa behin betiko txostena bihurtu zen azken erredakzioan taldeok aurkeztutako emendakinen arteko oreka bat bilatu omen zen salatu genuen orekaren ordez desoreka handiago bat

ideia bat inkorporatu zen bortizkeri larriena etarena da ideia hori hitzaurrean sartuta

pse pp eta upyd asetzeko sartu zen ideia hau ez nahikoa bistan denez gehikuntza horrek kontsideratzen genuen

bortizkeriak eta ondorioz bortizkeri horien biktimak ere katalogatzen edo ierarkizatzen zituen hori salatu genuen

berriro ere biktimen kategorizazio mailaketa edo subordinazio bat ematen ari zela politika publikoetan eta

dela uste genuen eta uste dugu horregatik sartu izan dugu gaurko zuzenketa kategorizazioa ierarkizazioa biktima batzuen

albo batera uzteko errefusatzeko lehenengo mailako eta bigarren mailako biktimen egoerarekin

behin betikoz giza eskubideen urraketan biktima orok egia eta justiziarako eskubidea duelako posizio sendo eta garden bat edukitzea nahi dugu alor honetan eta posizio sendo eta garden hori biktima guztiekiko berdina

gobierno bukatze aldera bake eta bizikidetzaren planak oraindik ez du emaitza

oreka faltsuak gertutasun diskretuak edo urruntasun manifestuak ez dute ondoriorik ekarri bake eta

lehendakariari irmotasunez eta determinazio osoz horretan gure eskua zabalik horregatik ere

interpelazioan aipatu zuen moduan bake eta bizikidetzarako batzordea berraktibatzea pasaden urtean

eajk ekarritako formulazio bat erabiliz hitzez hitz ekartzen duguna gaur eta orduan ere eh bilduk babestu zuena

eh bilduk iniziatiba hartu nahi dugulako irmotasunez eta determinazio osoz